plenoa jarraituko degu ez aurreko puntuan aurreko puntua lehengo lekuan utziko dugu

printzipioz ez gai zerrendako zazpigarren puntua euskal legebiltzar talde popularrak egindako legez besteko proposamena arartekoaren askatasunik gabe dauden pertsonen buruko osasunari

eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda barrio jauna euskal talde popularraren ordezkariak dauka hitza

muchas gracias eskerrik asko barrio jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz eh bildutik blanco andrea zurea da hitza

eskerrik asko mahaiburu andrea sailburuak legebiltzarkideok jaun andreok eguerdi on gaurko honetan

emandako arreta sozio sanitarioaren inguruan arituko gara arartekoak egindako txostenari esker gaur egun zehaztasun gehiagoz

zuzentzera goaz zenbakiak kontuan hartzekoak dira erkidego honetan mila laurehun pertsona daude preso kartzeletan horien artean

jasaten ari dira eta ehun lagunek zehazki buru gaixotasun larria

mila laurehun pertsona erkidegoan baina beste zortziehun bat euskal herritar daude estatu edo beste estatuetako kartzeletan euren jatorritik urrun euren etxetik urrun beste datu bat nabarmendu nahi dugu aldi honetan

herritar preso hil dira hego euskal herrian dauden kartzeletan edota

gizarteratzea bada gogoeta bat egin beharko genuela

hori betetzen ote den eta zer esanik ez gaurko honetan aztertzen ari garen kolektiboari buruz buru gaixoak batzuetan egoera

egoera zaurgarri batean daude eta batzuetan egoera

emakumeen kasuetan esate baterako edo familiaren babesa falta izaten duten

jakin badakigu buru gaixotasunak askotan ez direla oso erraz diagnostikatzen eta diagnostikatzeko zailtasun horiek areagotzen dira gaixoak

badaude horregatik funtsezkoa da protokolo bat ezartzea profesionalen formakuntzan sakontzeko eta arreta goiztiarra eskaintzeko besteak beste arartekoren txostenaren arabera gaur egun ezarrita dagoen sistema

ez da pertsona guztiengana heltzen eta gainera programa horrekin

pertsona presoen gizarteratzea abordatze prozesua barrutik egiten delako lau pareten artean eta botiken bidez beraz osasun arretan hainbatetan nabarmentzen dugun ekitatea kasu honetan zalantzan jartzen da en aquella comisión en la que el ararteko

eh bildutik eredu komunitario hori konpartitzen dugu eredu publikoa oso garrantzitsua delako pertsona preso horien bizitza normalizatzeko eta arreta protokolizatua eta espezializatua eskaintzeko horretarako behar diren baliabideen

arazoa hiru atal ezberdinetatik landu behar dugu gure aburuz batetik ematen den osasun arreta bera kontuan hartuz bigarrenik arreta sozio sanitarioa buru gaixoen gizarteratzea helburu eta azkenik horretarako beharrezkoa ikusten dugu espetxe zaintza eskumenen transferentzia ematea hiru atal horiek garrantzi handia dute hirurek era berean lotuta baitoaz hori guztia jasotzen da

hain beharrezkoak diren eskumenen transferentzia eskatzen diogu espainiar gobernuari alde batetik eta bestetik jaurlaritzari eskatzen diogu egin dezala

arazo eta desorekak zuzentzeko besterik ez eskerrik asko eskerrik asko blanco andrea euskal sozialistak roncal andrea zurea da hitza

nada más y muchas gracias eskerrik asko roncal anderea euzko abertzaleak

eguerdi on guztioi hasteko gogora ekarri behar dugu

urtean eusko jaurlaritzako osasun sailak jaso zuela espetxeetako osasunaren asistentziaren gaineko eskumena eta bi mila hamaikako uztailean beraz burutu zen transferentzia osasun sailaren esku eta ondorioz osakidetzaren erantzukizunean

orduz geroztik espetxeetan dauden pertsonei eskaintzen zaizkien osasun asistentziako zerbitzuak hobetu eta gehitu dira gure autonomia erkidegoan

barrio jaunak ere aipatu duen bezala eta arartekoak berak ere agerraldian batzordean egin zuen agerraldian behin eta berriro azpimarratu zuen

aurrera aurrerapausoak eman zirela arlo horretan

osakidetzako ohiko jardunean barneratu direla argi dago baina

eragin zuzena dutela ibilbide horretan edonola ere osasun arazoei aurre egiteko

posible izaten ari da eta baita ere aurrerapauso nabarmenak ematea atentzio espezializatua

espetxeetako medikuek osabide globalerako sarrera izatea era berean urrutiko kontsultak egin ahal izateak abantaila asko ekarri ditu besteak beste kontsultarako itxaron epeak ia ia desagerraraztea

lurralde historiko bakoitzean asistentzia emateko egitura konkretuak martxan jarri dira

eta osasun mentalean asistentzia espezializatua emateko horietan parte hartzen dute

esate baterako segurtasun neurrien kasuan osasun mentalari lotutako gaixotasunak osakidetzako ospitale psikiatriko publikoetan

hau da espetxeetatik kanpo adibidez arrasateko aita menni ospitaleko lege psikiatria unitatean eta aukera hori egoera hori

izan ere aipatutako segurtasuna neurri horiek betetzen dira

edo bestela espetxeetan bertan kondena edo zigor arrunta bezala

gobernuz kanpoko hainbat erakundek egiten duten lanaren garrantzia adikzioen esparruan eta azpimarratu nahiko nuke horretarako eusko jaurlaritzako zenbait sailetik emandako diru laguntzak bereziki osasun sailetik hain zuzen ere

are gehiago osakidetzako asistentzia espezializatuko

izan ere ezin dugu ahaztu askotan espetxeetako gaixoak bi esparru horietako pazienteak ere izaten direla

hau da espetxeetako testu inguruan gaixotasun mentalak duten pertsonak

baina baita ere espetxe barruko lehenengo arretako profesionalek parte hartzen dute beraz behar beharrezkoa da horien arteko koordinazioan sakontzea arartekoa

deskoordinazio arazoak aipatzen zituen bere txostenean eta guk uste dugu beti dagoela hobetzeko aukera beti eman daitezkeela zerbitzua hobetzeko nahiz eta egia den eta arartekoak berak ere baieztatu zuen

orokorrean ondo funtzionatzen duela hala ere esan dudan bezala prest gaude sistemari hobetzen jarraitzeko eta uste dugu beharrezkoa dela

arartekoak aipatzen zuenean beste patologia batzuetara hedatzea

kontuan izan behar dugu espainiar estatuko espetxe sisteman dagoela prozedura estandarizatua eta nahiz eta gure esparruan plan berezia paien berrikusteko aukera hori

eguneratzen ari da benetako irtenbideak emateko prebentzio mailan bai prozedura aurretik bai ondoren eta estatu mailan egiten ari den bide horretan

espetxeratutako osasun mentalari lotutako gaixotasunak dituzten kasuak aztertzeko batzordeen dokumentuan erreferente bezala gure autonomia erkidegoko prozedura

osasun mentalari dagokionez asko dagoela hobetzeko koordinazioaren inguruan eta baita ere

beraz bat gatoz erdibideko zuzenketan jasotako eskariarekin era berean

eta arartekoak ere agerraldian eskatu zuen bezala uste dugu ezinbestekoa dela eskumena oso osorik eskualdatzea behingoz

lehen mailako arreta ere espetxeetan eskuragarri dago aurrenekoz ondorioz asistentzia espezializatua eta psikiatrikoaz gain

osakidetzako profesionalen eskutik gainera beste biztanleek

beste biztanleek edo herritarrek jaso dezaketen arretaren antzekoa

horregatik gure ustez ikusita eskumena izateak dauzkan onurak espetxe zaintzaren transferentzia edo eskualdatzea oso osorik

espainiako gobernuari beraz guk ere eskerrak eman beste taldeei lortutako adostasunagatik

zuzenketarik aurkeztu ez duen taldeen txandara pasatuz mistoa upyd maneiro jaunak ez du hitzik hartu behar erantzunen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria barrio jauna zurea da hitza

eskerrik asko barrio jauna blanco andreak ez du hitzik hartu behar roncal orbegozo jauna

amaitu denez bozketara jarriko dugu euskal talde popularraren legez besteko proposamenaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

berriro bozkatuko dugu bozketara jarriko dugu euskal talde popularraren legez besteko proposamenaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

ondorioz ez da onartu jarraian euskal sozialistak eh bilduk eta euzko abertzaleak sinatu duten erdibideko zuzenketa puntuka eskatzen da eskatzea posible da bai bale ba lehenengo puntua

hirurogeita hamar eman dugu bozka hirurogeita bat bai hamaika abstentzio ondorioz lehen puntua onartuta geratu da jarraian bigarren puntua bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

hirurogeita hamar eman dugu bozka hirurogeita hamabi

aho batez onartu da bigarren puntua bai maneiro jauna sí presidenta

eskerrik asko presidentea eh bilduri inportantea iruditzen zaio adierazpen orokorretatik konpromiso eta pauso zehatzetara etortzea

eta egingarri batekin gauza bakarra eskatzen du garatu ahal izateko borondate politikoa nahi izatea gurasotasun baimenak parekatzea dugu helburu lurralde osoan eta sektore publikoan nahiz pribatuan eta abiapuntu gisa proposatzen dugu proiektu pilotu bat gurasotasun baimenek izan behar dutelako iraupen berdina transferi ezinak eta ehuneko ehunean ordainduak proiektu pilotua ez da azken helmuga abiapuntua da islandian ere aipatu dut nola reikiavik eko udalean egin zuten lehenengo esperientzia bat

hortaz ez dut uste anbizioa denik falta zaiguna uste dugu beharrezkoa dela urratsak ematen hastea eta horregatik saiakera berezia egin dugu pnvrekin ere gutxieneko adostasun batera iristeko jonan fernándezek esango lukeen moduan

saiatu gara proiektu pilotuaren proposamena kentzen eta proposatzen proiektu pilotua egiteko azterketa egitea eta emaitzen arabera proiektu pilotua egiteko aukera aztertzea saiatu gara proposatzen

azterketa egiteko proposamen hori proposatzea soilik baina erantzuna ezezkoa izan da pnvk ez du konpromisorik hartzeko interesik izan

zerbait lortu nahi denean bitartekoak jartzen dira eta zerbait egin nahi ez denean aitzakiak bilatzen dira

galdera horrekin jarraitzen dugu oraindik eta egia da gauza asko egin daitezke proposamen asko ekarri daitezke guk gaur proposamen zehatz eta egingarri bat ekarri dugu eta erantzuna ezekoa

aipatzen zigun pnvk gure eredua islandia dela eta zergatik izan behar duen islandiak eredu eta ez beste herrialde batek bai noski islandia gure eredua da eta horrela aurkeztu dut

bakoitzak sei hilabeteko eredurantz doaz hori da gure eredua

proiektu pilotua proposatzen dugunean ez dugu proposamen eredu horri erantzun behar dionik proiektuak baizik eta helmuga

azterketa baten bidez landuko litzateke ikusiko litzateke zein departamentu edo sailetan landu ahal izango litzatekeen zer egutegirekin

gu hemen ez gatoz proiektu pilotu konkretu bat proposatzera baizik eta bai proposatzera norabide horretan lanean hasteko

ez dakigu pnvk euskararentzat txantxangorriaren ikurra atera duen bezala beste txoriren baten ikurra ateratzeko asmoa izango duen

gizonen erantzunkidetasuna sustatzeko zer politika publiko

jaurlaritzak oso ondo dago horren inguruan hitz egitea baina atentzioa ematen du horren inguruan aurrerapausoak emateko proposamen zehatz bat ekartzen dugunean halako interesa izateak ate guztiak

jarraitu arazteko eskertu nahi dut bestalde rosa fresnoren jarrera

oso interes eta ikuspegi desberdinak bagenituen ere saiatu dela benetan adostasun batera iristen horrek erakusten du batez ere badagoenean borondatea

posible dela eta lortu dugu nolabait ere interes eta ikuspegi ezberdinak erdibidekoan kontziliatzea ba lortu nolabait ere interes horiek

jarrera erdibidekoan jaso dugu gurasotasun baimenak parekatzeko adierazpen orokor bat

batzuk ere jaso ditugu baina ondoren pentsatzen dut rosa fresnok nik baino hobeto azaldu dituela neurri horiek bukatzeko eskertu nahiko nuke baita ere estatu espainiarrean

gurasotasun baimenak parekatzeko egiten duen lan guztiagatik

eskuinak erdibideko bat adostu duela guk ekimen honekin jaurlaritza iparraldera begira jarri nahi genuen islandiara begira jarri nahi genuen

ezer ez aldatzeko emaitza politika zaharrak

eskerrik asko etxeberria andrea mistoa upyd maneiro jauna zurea da hitza

andrea euskal sozialistak taldearen ordezkaria fresno anderea zurea da hitza

euzko abertzaleak taldearen ordezkaria arrizabalaga anderea zurea da hitza

akordioa akordiorako borondatea akordioak lortzeko alderdi biek bietatik

zerbait atzean utzi behar dute eta hori da beti bilduri ahazten zaiona akordioak egiterakoan

eta hori da pasatu dena horko gelatxo horretan eta horregatik azkenean erdibidekoa sinatu dugu

horregatik izan da zurea inposatzeagatik

borondateen inguruan baita ere jaurlaritza honek ez duela borondaterik

txorien gainean berba egin duzu euskararen txantxangorria ederra benetan gure ustetan

polit bat nik askotan erabiltzen dudana dela zozoak beleari

zuokaz gainera beti besteei konpromisoak eskatzen

bai bai baina zuoi dagozkizuenean beti kritikatzen zer egin du eajk zer egin du jaurlaritzak

eta epe laburrean lege proiektua daukagu legebiltzar honetan denon artean eztabaidatzeko

orain ahaztuta edukiko duzue jo ez egia da konpromezuak bete zero

batzar nagusietan bi mila hamalauko maiatzaren hemeretzian

gipuzkoako aldundiak lau hilabeteko epean ikerketa bat egin dezan aitatasun eta amatasunak dituen ondorioak azter ditzan gipuzkoako langileen lan egoeratan

adarrekin batera osoko zuzenketa aurkeztu zuen eta osoko zuzenketa honetan azterlan edo proiektu piloturik zero patatero ez zen horietarik eskatze bat ere ez bestelako gauza batzuk bai baina azterketa eta proiektuaren gainean

osoko zuzenketa onartu eta klaro batzar nagusietako ebazpen bat aldundiari zerbait egitea eskatuz onartzerakoan

zer egin den azaldu egin behar du txosten baten bitartez

urtean eskatutakoaren inguruan gurasotasunaren inguruko gai batean beraz bilduk zero

eta gero gipuzkoako foru aldundiko berdintasunerako foru arauan bilduk onartutakoa baita ere horretan ere

zero patatero orduan zer esaten ari zarete zer esaten ari zarete

eskerrik asko arrizabalaga andrea eztabaida amaituta

eh bildu euskal sozialistak sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

euskara betean izatea eskatuko nuke hala

entregatu dela paper hori itzultzaileak

bozketarako orduan bozketa atzeratuko dugu edo bozkatu behar duzu

egoera da dena ulertzen dut testua euskaraz behar duzula orduan bozketa

testua iritsi arte itxarongo dugu zeren eskubidea dauka bi hizkuntzatan edukitzeko

bi ditugu saharari buruzko adierazpen instituzionala saharako errepublikako arabiar demokratikoa aldarrikatu zeneko berrogeita hamargarrena urteurrena dela kausa

saharar gobernuak antolatutako ospakizunetan izango dira otsailaren hogeita zazpian

horregatik eta beste batzuetan bezala ganbarak erabaki du adierazpen instituzional hau onestea

behin berriz agerrarazi ere euskal gizarteak saharar herriaren askatasunarekin duen konpromisoa

eta bakarra nazio batuek eta nazioarteko komunitateak hala aitortua

nazioarteko zuzenbidearen mende jarria eta ez dela sekula izan marokoko erreinukoa

mendebaldeko sahara legez kanpo okupatzeari eta saharar herriak aurrera eramatea izan dezala autodeterminatzeko duen eskubidea marokoko

askapena eta buka daitezela giza eskubideen bortxaketak kontrolatzen dituen presondegietan presoen osotasun fisiko eta

era berean espainiako gobernuari eskatzen diogu exijitu diezaiola marokoko erresumari zorrotz errespeta ditzala giza eskubideak mendebaldeko saharako lurralde okupatuan

jasaten dituen eskubide urraketak halaber eskatzen dio

bere eginkizun esparrua zabaltzeko eta bere gain hartzeko halaber giza eskubideak mendebaldeko saharan betetzen direla zaintzea eta babestea

saharar herriaren ordezkari bakar eta legitimo gisa hala aitortu baitu nazio batuen erakundeak baita

bigarren adierazpen instituzionala mumia abu jamal presoaren egoera dela eta mumia abu jamal presoaren egoeraren aurrean eusko legebiltzarrak adierazpen instituzional hau onesten du bat eskatzen du indargabetu dadila heriotza zigorra ameriketako estatu batuetan eta oro bat planetako beste leku orotan bi

ameriketako estatu batuetako kongresua ameriketako estatu batuetako presidentea

jamalen abokatuak europako parlamentua europar batzordeko presidentea eta estatu espainiarreko amerikar enbaxada

bozketarekin jarraituko dugu eta lehenengo bozkatuko duguna izango da eh bildu euskal sozialistak sinatu duten

irakurri ahal duzue denak denak irakurri duzue

eh bildu eta euskal sozialistak sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

hirurogeita hamar eman dugu bozka hogeita hamabost bai

ez da onartu jarraian mistoa upyd euskal talde popularrak eta euzko abertzaleak sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatuko dugu

hamalau abstentzio ondorioz onartuta geratu da erdibideko zuzenketa